osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez eseri bakoitza zuen eserlekuetan gai zerrendako lehenengo puntua

lege proposamena urriaren hogeita bosta día del país vasco euskadiko eguna

bi barra bi mila hamar legea indargabetzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txandan nork parte hartu nahi du euzko abertzaleak taldearen izenean egibar jaunak dauka hitza

argumentu guztiak emanak zeudenez azalduak zirenez interbentzioa laburra izango zela minutu batekoa

esan beharreko guztiak esanda daudela garbi dago galdera bat

zerk ekarri gaituen honantz euzko alderdi jeltzaleak edo bere talde parlamentarioak aurkeztutako

baina aurrekariak baditu hain zuzen ere eh bilduk aurkeztutako mozioaren ondoren eztabaida bertan gauzatu genuen eta aurrekari nabarmenena indarrean dagoen legea da

urtean alderdi popularrak alderdi sozialistak eta upydk jaiegun hura indarrean dagoena

lege bidez ezartzen da jaiegun hori orduan

zergatik indargabetu nahi dugun lege hori besteak beste

ez gatozelako bat azpian dagoen argumentazioarekin

bistan da gaur egungo legebiltzar honetan indar politiko guztiak garai hartan hartu zen erabakia ez zela gehiengo sozial baten islada baina garai hartan gehiengo batzuk tarteko hori birritan errepikatu zitzaigun esanez argi hemen gehiengo batzuk daude eta eta gehiengo horiekin

hartuko ditugu hori esaten zitzaigun debate hartan gehiengoarekin inposaketa bat gauzatu zen eta bistan da momentu honetan ganbara honetako gehiengo nagusi batek inposaketa esaten diola ezetz inposaketa izan zelako

eta gure lege proposamenaren zioan esaten dugu indargabetu nahi dugula eta aldi berean nabarmen gelditzen da nahiz eta gehiengo berriak ere egon badauden eta sortu daitezkeen alde guztietara begiratuta ganbara honetan

proposatuko hain zuzen ere indarrean zegoena bertan behera utzi indargabetu eta etorkizunak erakutsiko du jaiegun hori

gehiengo zabal batek babestuta guk eztabaida puntu horretara eraman nahi dugu

hain zuzen ere inposaketaren aurrean gauzak bere onera ekarri zeuden tokira ekarri

urriak hogeita bosteko jaieguna indargabetuz alegia zergatik

garbi dago ez guk eta ez gizarteak ez duela gustuko

ez dugu gustuko iruzurra txalotzea eta gauza guztien aurrean gainera irribarre bat bota behar izatea

soberan daudela eta etorkizunari begira pentsatzen dut gaur aintzat hartzeko proposamen honekin

iraganari ate bat itxi inposaketaren ateari ezetz esaten diogu eta etorkizunerako beste

jaurlaritzak berak erabakiko du dekretu bidez

jai egunekin ordezkatu indargabetu nahi dugun gaurkoa

hori tarteko aurreko eztabaidan esan beharreko guztiak esanda zeudela eta daudela pentsatzen dut eta minutu bat

txandan zerbait gehitzeko baldin badago gehituko dut bitartean garbi daukaguna da aldeko turnoa erabiliko duenez euskal herria bilduk ere gaur bozketa honekin iraganean gertatu zen inposaketa bat
ezabatu egingo dugula besterik ez eskerrik asko egibar jauna jarraian eh bilduko ordezkaria den urizar jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok lehendakari eta sailburuok egun on nire intentzioa ez da denbora osoa betetzea

hala ere bai azaltzea aste hauetan gertatu den harira guretzako

eginiko akats baten konponketarako azken pausoari hasiera emango diogu gaur hemen argi

berriz esango dutenaren gainetik ere data horretan

erabakia euskal autonomia erkidegoko gehiengo sozialaren kontra hartutako erabaki bat izan zela eta hori horrela

gaur egun ere jakin badakite herri honetako gizon eta emakumeen gehiengoak gure etorkizunaren jabe

eta gernikako estatutuak noizbait estatuaren eta

ituna izateko asmoa izan bazuen ere aspaldian galduta duela kategoria hori

betetzeko intentziorik izan eta zoritxarrez ez duelako izango ere etorkizunean

erkidego honetako gehiengoaren iritziz eta beraz ez dago ezer ospatzerik hori horrela dela agerian gelditu da gai honen inguruan ganbera honetan bertan orain arte eginiko eztabaiden ostean behin ordezkaritza erreala bueltatu denean hala ere eta orain arte hori errepikatzea edo errepikakorra izan zitekeena

hogeita lauean euskal herria bilduren ekimenez

honek jada pauso batzuk eman dituela eta gure ustez adierazgarriak diren pasarte batzuk utzi dizkigu nahasmenaren eta

eusko jaurlaritzaren eta eajren artean sortutako antzezlan bat helburu bakar batekin euskal herria bilduren ekimenari babesik eman gabe aurrera egiteko bideak aztertzea eta erabakitzea berdin dio egun batetan esandakoari hurrengo egunean kontra egitea egun batean baliozkoa dena hurrengoan ez izatea ekainak seian gai honen inguruan euskal herria bilduk aurkeztutako mozioaren karian adierazi nuen moduan eajk ez dauka euskal herria bilduk aurkeztutako ekimenik babesteko edo bultzatzeko asmorik bertigoa izan zitekeela adierazi nuen une hartan baina soseguz begiratuta ongi hausnartutako erabaki bat dela uste dut gauzak horrela

azalduko ditut gaur hemen antzezlanaren norabidea zein den argi ikus dadin ekimen honen hasiera

euskal herria bilduk lehendakariari egineko interpelazio batekin bertan

euskadiren egunaren kontrako iritzia adierazi zuen baina urriaren hogeita bosta jai egun bezala indargabetzearen

galdera zuzena egin zigun aburto sailburuak egun hartan ordezko eguna proposatu genezan eskatuz eta hala

euskararen nazioarteko eguna gure ustez denok ordezkatuko gintuzkeen eguna euskara denona delakoan bat egiten dugulako

haratago eta beno horretan ere ez zen eajren aldetik proposamena babesteko borondaterik

bi aste lehenago eusko jaurlaritzak esandakoaren kontrakoa esanez lehentasuna urriaren hogeita bosteko jai eguna derogatzean jarri zuen besterik ez

nik uste dut eztabaida edo eztabaidaren mamia dela nola indargabetzen den

ondorioz lege proposamen bat dagoenekoz erregistratu du ganbara honetan

kalifikatu du eta bere tramitea martxan dauka lege proposamen horren helburua da laburlbilduta bere garaian inposatu zena indargabetzea hau da bi mila hamargarrena urteko apirilaren hogeita batera bueltatzea

duguna hori izango da gure asmoa zeren pentsatzen dugu momentu honetan eta errespetu guztiarekin debatea momentu honetan ez dela erkidego autonomoan

eta arrazonamendu hori justifikatzeko eh bilduren proposamenari balioa murriztea erabaki zuen azaleko debatea zela adieraziz laburbilduz eusko jaurlaritzak

beste data bat ekartzea eskatu eh bilduk horrela egin eta jaurlaritza babesten duen taldeak azaleko debatea dela adierazi

eh bilduren ekimenik babesten ez den bitartean horrez gain abertzale batek ulertuko ez lukeen argudio bat erabili zuen egibar jaunak eh bilduk euskararen egunarekin baliatuz

helburua zeukala hots abenduaren hirua jai egun izendatua izango balitz nafarroan ere jai eguna denarekin bat egingo genukeela

izateagatik den arren eta argudio hori baliatuz

aipatu zituen eta harago joanez noaingo batailaren eguna eta

euskal herria herri bakar bat dela onartzen dugunontzat zein arazo sortzen digu hegoalde osoan jai egun berbera edo bateratuak izateak

onartzen dut nafar gizartearentzat edo nafar gizartearen zati batentzat

eta beste batek identifikazio handiagoa izango du

arazorik ez hortaz zein da arrazoia ganbara

egun berberean hegoaldeko lau herrialdeetan abenduaren hirua jaieguna izateko

esan dut guk ez daukagula arazorik eta norbaitek

dirudienez bai hortaz eajk erabaki du aburto sailburuak adierazitakoak ez daukala pisurik eta berak eskatu bezala ordezko egun bat bilatzearekin azaleko debate bat besterik ez dugula sortzen baina

erregistratzen dute eta hemen azaltzen zaigu nahasmenaren antzezlan horren hirugarren pasartea

legebiltzarreko mahaiak tramitera onartu ondoren eusko jaurlaritzari bidaltzen dio bere iritzia eman dezan

eman aldekoa gainera erkoreka sailburuak sinatutako ziurtagirian berri ematen den moduan horrela dio

akordioaren ziurtagiria lege proposamena horren alde egitea

aukeratzea ez zelako adostasunik gabe egin zelako eta euskal autonomia erkidegoaren jendartearen gehiengoaren oniritzia jaso gabe ez da izan

duen jaia baizik eta banaketa eta eztabaida politiko eta sozialaren zioa horrez gain

batzen duen data alternatiborik euskadiko eguna ospatzeko eta azken paragrafo hau

egun alternatiborik egiteko nahiko adostasunik ez dagoela esaten baitu

horrela baldin bada eajk ez daukalako

ez dezala inork gabezia hori eh bilduren gainean jarri agian jaurlaritzak

eta ulergarria izan daiteke baina uste dut argi utzi dudala jaurlaritzak eta eajk erabaki dutela eh bilduren ekimena ez babestea

hogeita bosteko jaiegunaren derogazioari buruz galdetu genuenean ezezkoa eta

arazoa ez da urriaren hogeita bostaren inguruan adostasunik izatea ala ez arazoa beste bat da eajk eta jaurlaritzak hasieratik erabaki dutela

ezin daitekeela funtsezko adostasunik lotu ez gai ekonomietan ez bake eta normalizazio prozesuan eta ezta naziogintza gaietan

bere lehentasunezko bazkideek ez badute euskal herriarengan sinesten bere lehentasunezko bazkideen interesak madrilera begira badaude

ez dago inor baztertzeko asmorik eta ezta ere daukagu beste batzuen ekimenak babesteko arazorik

erakusten ari gara ganbara honetan hori eta gaur ere halaxe egingo dugu lege proposamen hau aintzat hartu dadin gure babesa emanez

burujabetza erabakiak hartzerako orduan betiere giza eskubideak eta justizia soziala

urizar jauna aurkako txandan nork parte hartu nahi du

mistoa upyd taldearen txanda denez maneiro jauna zurea da hitza

con el partido popular muchas gracias eskerrik asko semper jauna eta jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko pastor jauna erantzunen txanda sartuz euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

lehenengo eta behin eh bilduko

bere posizioa azaldu du baiezkoaren txanda jorratuz

eskertzen dugu botoaren sentidua azkenean baiezkoa izango delako

jardunean eusko alderdi jeltzaleari edo gure taldeari

antzezlan baten pasarte ezberdinak azpimarratzen saiatu zaren nik laburbilduta

hemen hitzak batzuk esaten ditugunak eta besteen erantzunak tarteko argumentazioa eraikitzea ez da hain zaila izaten baina

kasuan urriaren hogeita bosteko jaieguna indargabetzeko lege proposamena

aurkeztu izan balu talde horrek aldeko botoa emango ziola zuek beste ekimen bat aurkeztu zenuten

legez besteko proposamenak politikoki badutela bere garrantzia eta bere indarra lotesleak ez dira baina lege proposamenak bai

hainbat alditan bere garaian ere urriak hogeita bosta jaieguna izango zela erabakitzeko

patxi lópezen gobernuak ez zuen ekimenik bultzatu gobernuak ez zuen bultzatu

eta babesa lortu zuen gehiengo absolutua lortu gehi boto bat

baina ekimena legebiltzarrean sortu zen eta aipatutakoa guk lege proposamen bat

eta eskertzen dugu zuen botoa alderantziz izango balitz ere talde horrek baiezkoa bozkatuko luke

beste data bat jarri ote zitekeen ala ez eztabaidatzeko garaian ni ez naiz luzatuko argumentazio horretan ez dut uste tranpetan tranpetan aritu garenik

no lo hacemos derogamos una imposición eskerrik asko egibar jauna jarraian eh bildu taldeko urizar jaunak dauka hitza

aurrekoan ere ekainean seian hitz egin genuen hori buruz komentatu nizun zalantza sakonak genituela

mozioaren ordez erabaki bagenu lege proposamena

eskatzen zuena zen jakitea eusko jaurlaritzaren iritzia

inora ez genuen pentsatuko eusko jaurlaritzak iritzi bat izan eta eusko alderdi jeltzalea bezala izatea

ikusita ez zegoela prest derogazioa soilik onartzeko eta beste data bat eskatzen zigula moziora joan ginen

guk zalantzak genituen eta zalantzaren aurrean erabaki genuen

praktikotasunera joatea zeren eta lege proposamena egin ezkero

hori gure zalantza eta zalantza izateko nik uste dut eskubidea badaukagula eta oraintxe berriz ere esan duzu ezta eajk ez duela inposizio bat ezartzea nahi data berri bat jartze orduan justu

orduan guk egin dugu irakurketa nahasmenaren antzerkiarena ikusten da horrela dela nik ez dakit semper jauna nik

ez dela izan gaizki ulertu duzula nik esan dut gernikako estatutuak hasieran zeukan

esan dudana da borondatea zeukala eta ez dela bete inondik ere ez

eta espainiar gobernuek ez dute sekula izan itun hori betetzeko

erabilgarritasuna daukala noski ez dugu ukatuko hobe dela gaur daukaguna ezer izatea baino baina horrek ematen dio

lege batek bermatzen dutelako bere funtzionamendua baina gure ustez zerbait ere behar badu da borondatea eta borondate politikoa ez dela egon

gero akordioaren diskurtsoa behin eta berriz erabiltzen duzu nork eta zuek madrilen rodiloaren maisuak zaretela egunero erakusten diguzuenak eta gero komentatzen duzu nola lubakiak altxatzen diren hauekin edo trintxerak altxatzen direla

eajri eragozten diozue baina gogoratu behar dizuet herenegun inongo arazorik ez duzuela izan

europara espainiako ordezkari bakar bat akordatzeko orduan antzerkia ondo egoten da

erantzuteko txandan jarraituz mistoa upydk ez du hitzik hartuko semper jauna

muchas gracias eskerrik asko semper jauna eta amaitzeko euskal talde sozialistaren ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

aintzat hartzen da lege proposamena gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria dauka ekimena aurkezteko eta aldezteko urruzuno jauna

irrati lizentzien auzia ganbera honetara ekartzea premiazkoa iruditu zaigu batez ere auzia irtenbiderik gabe geratzeko arriskuan dagoela iruditzen zaigulako gaiak lehenbailehen heltzea eskatzen du eta afera honek urgentzia duenez

dakizuenez bi mila hamabiko otsailaren hogeita zortzian gobernu kontseiluak maiztasun modulatuko irrati lizentziak emateko lehiaketa publikoaren oinarriak onartu zituen eta hogeita sei hogeita zazpi urteetan arlo horretan egondako hutsunea betetzera zetorren

dakizuenez ere lehiaketa prozeduran izandako irregulartasunen ondorioz lehiaketa bertan behera utzi zen eta urrian behin behineko lizentzia banaketa egin bazen ere

gobernuak inolako irteerarik ez dio eskaini eta

horretan dago euskal herria bilduk uste du afera hau ezin dela denboran luzatu eta gobernuari dei egiten dio berrartu eta irtenbide bat ematera funtsean

arrazoi nagusia hala ere badago kontu bat eta irtenbidea bilatu behar dela esaten dugunean

nahi dugu azaldu edo ohartarazi irtenbidea ez dela

izan behar alegia ez gaudela soilik hitz egiten bere garaian eten egin zen prozesu berrartzeaz bakarrik uste dugu hori zentzu horretan lehen zeregina dela gobernuak lehenbailehen abordatu behar duen zeregina dela baina arazoa harago doa eta arazoa orokorragoa dela ulertzen dugu

prozesua bera bere momentuan bururaino eraman izan bazen ere gaur egun izango genituelako hainbat eta hainbat irrati prozesu horrek

kanpo hau da prozesu horrek ez du inolaz ere erregulatzen euskal herrian daukagun

guztien egoera eta guretzat hori da aurrerantzean abordatu behar den kontua izan ere partidu sozialistaren gobernuari aitortu egin behar zaio lizentzien banaketa publikoa deitu izana

hogeita sei hogeita zazpi urteetan burutu gabe egon zenean urrats hori eman izana aitortzekoa eta txalotzekoa da

txalotu dezakegula izan ere hortik aurrera erabaki hori

eramandako prozesua nahiko penagarria eta tamalezkoa izan zela bai prozedurari dagokion heinean

ezarritako baldintzei zegokienean ere irratigintzako eragileek beraiek momentuan bertan

eta zioten hala edo nola madrilen ezarritako talde enpresarialen monopolioa indartzera

prozedurak markatzen zituen baldintzak eta prozedura eten ezik ere lehen esan dudan bezala gaur egun hamaika irrati leudeke dauden bezala egoera

alegalean beraz gaizki egindakoa konpontzea edo zuzentzea egungo gobernuari dagokio eta lehiaketatik harago sektore guztiari zuzendutako ekintza plan bat jartzea dagokio lehen zeregina egiteke dagoena

ebazpena ematea da eta hori berehala egin beharreko kontu bat da gobernuarekin berarekin honen inguruan hitz egin izan dugunean

baina gaur da eguna hainbat irratik auzitegietara jo dutela ulertu izan dutelako izan ere

isilune administratibo bat zabaldu egin duela zentzu honetan gaur gaurko prentsan justu ateratzen da ere

gobernua nolabait beraiekin jolasten dabilela kontu honekin beraz hori da hemen azpimarratu nahi dugun lehen ideia

eten izan zen prozesua berriro ere berrartzen den ala eten egin zen momentutik berrartua izan behar den hori da gobernuak berehala egin behar duen gauza bat aurrerantzean hortik abiatuta jakin

nola bideratzen dugun egiteko guztia irrati sektorea anitza dena berdintasunean tratatua

eta hori da uste dugu ere lehengo prozedurak nolabait bermatzen ez zuena talde

irrati libre batekin parekatuak izan ziren edozeinekin ezartzen ziren abalen kopuruak berez

prozedura horretatik kanpo uzten zuen beraientzat ezinezkoa zelako eskatzen ziren kopuruei aurre egitea

aitortzen eremuan atalean sartuta ere guk onartu egiten diogu partidu sozialistari bere garaian euskararen gainean konkurtso horretan jarri izandako irizpidea eta uste dugu aurrerantzean ere hala izan behar duela

eta uste dugu aurrerantzean badagoela hartu beharreko beste erabaki politiko bat ere zentzu edo norabide

eta erabakia izan behar da euskararen irizpidearekin bezala irrati komunitarioei ere leku egin behar zaiela prozedura horretan eta hamaika lizentzia gorde baldin baziren euskararen irizpideari jarraiki irrati komunitarioentzako

ezinbestean jarri egin behar dela eta horri jarraiki gobernuak erabakiko balu

eten zen momentutik berrartzea ikusten dugu gobernuak ahaleginak egin behar dituela horretatik kanpo

ehuneko handi batean aurkitzen diren irratiei emateko bideak uste dugu ere hala behar duela izan guzti hau ikus entzunezko

behar dela badakigu ere ikus entzunezkoen legeak ganbera honetan ez duela entusiasmo handiegirik

talde parlamentarioen aldetik ez dagoela nolabaiteko adostasunik hori aurrera eramateko eh bilduk ordea uste du ezinbestekoa dela

baina baita telebistaz beraz aritzerakoan ere euskal autonomi erkidegoak

derrigorrezko ezinbestekoa duela ikus entzunezkoen lege bat guzti hau arautua edukiko duena beraz zentzu horretan

gestionatu ahal izateko eskumena herrialde honetan egotea

egiten egon beharrean eta horrek nolabait

daukagun irrati espazio anitzari eta errealitate anitzari beraz azpimarratutako ardatz horien baitan

erdibidetua izan den alderdi jeltzalearekin eta

aipatutako ardatza hauen baitan jarraituko duela lanean aurrerantzean ere eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasaz euskal talde popularreko ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

en esta sociedad nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu anderea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jauna dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea

egun on denoi guk sinatu dugu erdibideko zuzenketa bat bere lehenengo puntuak dio maiztasun modulatuko ohi metrikoen bidezko irrati komunikazioko zerbitzuak eskaintzeko

bigarren puntuak esaten da erabakia bat ala beste izan irrati libre

eta hirugarrenak bermatzea irrati esparruan euskararen behar besteko presentzia

eta hizkuntza arloan indarrean dagoen araudia betetzea nik uste dut honek oso argi uzten dutela

oyarzabal jauna eta unzalu jauna guk ez dugu nahi gaur hemen irregulartasunen inguruko eztabaida berrartu edo irregulartasunak edo irregulartasun zantzuak nahi baldin bada hau ez da nik asmatutako zerbait hau bere garaian bere garaian prozesua ebaluatzeko gizarte hedabideen zuzendaritzak eusko jaurlaritzako gizarte hedabideen zuzendaritzak prozesua ebaluatzeko sortutako

zerbait da prozesua ebaluatu jarraitu behar zuten mahaiko kideek esandako zerbait da eta zeintzuk dira irregulartasunak edo agian igual ez da egokia ere irregulartasun kategoria ematea baina argi eta garbi esaten zuten

esaten zuten mahaiaren balorazioa aldi berean ebaluatzeko ere kontratatua zegoen enpresari informazio bat

eta nolabait informazio horrek baldintzatu zezakeela azken emaitza esaten zen teknikari baten mahaitik

desagertu egin zela esaten da helegiteak jarri zuten irratiei kasu honetan

helegitea jarri ostean eskatutako dokumentaziorik ez zitzaiela ematen eta guzti hori hor dago ez dut nik asmatu

eta denok dakigu prozesu bat hasi zela konkurtso publiko bat hasi zela eta eten egin zela zergatik eten den ba gutxienez anomalia batzuk egon zirelako gutxienez

ez dut uste hori denik gaurko gaia

nahi dut esaten du unzalu jaunak galdetzen digu ea nola bi hilabeteetan arazoari nola irtenbidea

guk bi hilabetetako espreski epe hori jarri izan dugu bai irrati libreek edo irrati askok eta bai guk uste

afera hau auzi hau isiltasun administratiboaren eremuan sar zitekeela eta inmediatamente edo inmediata respuesta edo horrelako zerbait jartzea duda barik egokia izan daitekeela

hala behar du erantzunak hala behar du gobernuaren aldetik eman behar den ebazpenak

erantzun bat eta hori beharrean egokiago ikusi dugu horri epe bat jartzea zeren hasieran manejatzen ziren epeak jada

auzitegietara jo dute ulertu izan dutelako gobernuaren aldetik ez dela egon inolako erantzunik

baina berriro diot arazoa ez da hori arazoa orokorragoa da eta konplejoagoa da

batetik berez ondo finkatzen ez baldin baditugu baldintzak eta arauak berriro ere geratuko dira hainbat eta hainbat irrati prozesu horrek eskaintzen dituen arauetatik edo

epe ertainera hori da abordatu behar den arazoa eta guk horretarako

horretarako deialdia da luzatzen duguna tristea litzateke orain beste hogeita zazpi

dialean egoteko aukera eskainiko
ez balitzaie besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

nada más eskerrik asko oyarzabal jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak arieta araunabeña jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna

mesedez amaitu da eztabaida bototara jarriko dugu eh bildu taldeak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko prieto jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzte taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on gure proposamenak eskatzen dio

kutxen eta bankuen hipoteka maileguen erreferentzia indizea

desagertzea ahalbidetuko duen aldi baterako ahalik eta azkarren ezar dezala eta erdibideko zuzenketako lehen puntuan ondo eginda

zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eta egun on guztioi talde sozialistak plenora ekarri duen gaia

hainbeste kontu bere hitzaldian aipatu dituen prieto jaunak

esan nahi dugu zuzenketarik ez genuela aurkeztu proposatzen denarekin bat gatozelako eta guk geuk ere aldeko bozka emango dugula izan ere

argia dela esango nuke alegia finantza erakundeek behartzen ez baditugu ez dituztela beraien etekinak baino aintzat hartzen hori dutelako helburu bakarra baina beste zerbaiten adibide ere bada gertatzen ari den guztia hitzez bai

gertatzen ari dena ikaragarria dela aitortzeraino ere bai hemen bertan ere horrelakoak entzun ditugu baina gero aginte postuetatik neurriak hartzea tokatzen denean horiek berandu hartzen dira gehienak epaitegiek behartuta orain arte gehiegizko baldintzen kasuan ikusi ahal izan dugun moduan

adibide ezin hobea dela esan genezake familia asko eta asko dira apirila iritsiko zain izan direnak apirila eta ez urria damborenea jauna pentsatzen zutelako ppren gobernuak etxeko lanak egingo zituela

zerbait arindu egingo zela izan ere aurrezki kutxen interes tipoak ezartzeko erabiltzen ziren indizeak aipatzen ari garen

desagertu egin behar ziren urtebeteko moratoria moduko baten ostean eta horrek ekarri behar zuen kasu askotan hilero ordaindu beharreko hipoteka

egun jendea bizitzen ari den estuasunaren ikuspegitik oso urrats

are gehiago asko eta askorentzat hipoteka ordaintzeko modua izan edo ez izatearen aldeko aldea beraz neurri eraginkorra behar du kaleratze mugak jartzearen ikuspegitik

baina bai garrantzitsua indizeak aldatuz gero egoera eramangaitza izatetik eramangarriagoa izatera pasako delako guztientzat baina apirila igaro zen maiatza ere bai eta oraindik egoerak lehengoan jarraitzen du eta hori da gure ustetan onartezina dena noski apirila arte eusterik izan dute askok pentsatzen zutelako hain justu hortik aurrera gauzak arindu egingo zirela baina orain

bi hilabete hauetan etxea ordainetan eman eta kutxekin zuten kredituari uko egin behar izan diotenak egoerak guztiz ito dituelako eta bitartean non izan da gobernua urtebeteko epea irph indizearen eta antzeko kutxen beste indizeen ordezkoa ezartzeko baina urtea igaro da eta ez du egin beraz ez da lehenago egingo duela epea baino ez ez du egin horrek erabat babesgabe uzten ditu hauek ezean finantza erakundearekin sinatutako hipotekan ordezko indizerik ezarri ez dutenak horiek dira egoerarik txarrenean

egoera kaltetzen dituen bakarrak hauen egoerak hipotekan ordezkoa dutenak ere kaltetzen dituelako irph indizea kaleratzen jarraitzen dutelako

alegia gobernuaren utzikeriaren bizkar eta hileroko etekina handiagoa dela jakitun lehengo egoerari eusten diote bezeroen kalterako beraz horrexegatik nion hasieran erakusten digutela bai bankuek derrigortzen ez bazaie ez dutela egia esan herritarrengan gehiegirik pentsatzen

hipoteka daude egoera honetan euskal herrian gehien gehienak ia guztiak kutxarenak dira eta kutxabankenak dira eta kasu honetan

euriborra gehi bat kasu gehienetan hortaz borondaterik balu behingoagatik erreparatuko balio duen funtzio sozial horri aldaketa egin egingo luke eta bezeroek aurrera egin eta bizi baldintza duinagoak izateko aukera ezin hobea

baina lehen neona beste behin ere kutxabankek erakutsi digu deialdiek hitz goxoek ez dutela biguntzen derrigortu egin behar zaiola egingo baldin badu eta hori da guretzat benetan lotsagarria dena egoera honen aurrean gaude eta dirudienez

urrira arte ez dela gauzatuko jakin da beraz herritarrak babesgabe daude eta badagokigu egoera bideratzea eskatzea eta hori da funtsean gaur egiten dena

alderdi jeltzaleko ordezkariak esan duenarekin ez da nahikoa lehenengo puntua betetzea egia da gobernuak berehala ezartzea garrantzitsua dela baina ezar dezake finantza erakunde interesak lehenetsiz interes bat gaur egungoaren oso antzekoa

eta ez herritarren interesa defendatuko dituena beraz lehendabiziko puntua ez da nahikoa lau puntuak dira garrantzitsuak lauak dira beharrezkoak eta bigarrena ere oso inportantea da

noski askoz hobea litzatekeela hortik behera jarriko balu damborenea jaunak hemen deskubritu duen bezala baina azken batean bigarren puntu horrekin esan nahi dena da hortik baino goragorik ez dadila jarri gutxienez pareka dadila beste egoera batzuekin

hortik goragokoa jartzeko hirugarren puntua ere oso garrantzitsua da hori egin bitartean ez dago arrazoi objektiborik ez bereizteko bi egoerak batetik kontratuan ordezkoa indizea dutenen egoera

indize hori badutenen kasuan berehala aplikatu ahal zaiela euriborra gehi bat eta horrek esanda bezala hilerokoan

garrantzitsua suposatuko liekeela berrehun eta berrogeita hamar eta laurehun euro arteko kopuruetaz hitz egiten ari garelako eta besteak hain justu ere ordezko indizerik gabe daudenak ba horiei bai horiei eskatu behar da noski ahalik eta azkarren jar dezatela eta noski posible balitz berbera izatea

eta garrantzitsua litzateke bigarren puntuan euriborra gehi bat aipatzen bada bestean ere gutxienez euriborra gehi bat izatea gaur egun ordezko indizea ez dutenentzat zeren horrek egoera

ez dakit zer gertatzen zaizuen kutxabank aipatzea hain gogorra egiten zaizuen baina kasu honetan kutxabank aipatzeak bere biziko garrantzia zeukan

kasu guztiak dira hemen gure lurraldean kutxabankenak

egiteko garrantzitsu bat eta beraz izen abizenez berehala ordezko indizea aplikatzea eskatzea kutxabanki nire ustez ez da

albora uztekoa egia da horrelako kasuak dituzten

baina hamarretik bederatzi edo hamar direnean batenak

nire ustez ez litzateke hain zaila egin behar bestela beste zerbait ezkutatu nahi da edo beste zerbait saihestu nahi da ez dakit

zentzuzko eskariak iruditzen zaizkigu bi mila hamabian gobernuak kaleratu zuen aginduaren ostean urte bete ondoren lehengoen ordez aplikatuko den interesetarako indize hori ez erabaki izanak ezin ditu herritarrak denbora gehiagoz kaltetu

galdu dituzte eta are gutxiago jakitun honek ekar dezakeela oraindik jende gehiago kale gorrian geratzea beraz nahiz eta ñabardura horiekin eta transazional horretan egin diren aldaketa horiekin ba guztiz batez egon ulertzen dugu

nahi zutena eta bilatzen zutena egin zuten proposamenarekin neurri handi batean lortzen dela eta beraz hasierako proposamenari baiezkoa emateko asmoa bagenuen ba erdibideko honi ere baiezkoa emango dugula esatea besterik ez mila esker